hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen eserlekuetan eseri aldez aurreko gaia mozioa iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua euskal autonomia

hezkuntza sailaren politikaren gainean mozioari dagokionez

bosteko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

berdinketa izan zen eh bildu taldeak aurkeztutako osoko zuzenketaren bigarrena puntuaren bozketan

berriro egingo dugu orain osoko zuzenketaren bigarrena puntu horren bozketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat ondorioz

geratzen da gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena iñaki aguirre arizmendi legebiltzarkidearen bateragarritasun egoerari buruz

legebiltzar talderen batek irizpenaren aurka besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu irizpenarekin zerikusia duen legebiltzarkideak izan ezik bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hirurogeita hamairu ondorioz onartuta geratu da

gai zerrendako hirugarren puntua mozioa xabier isasi balanzategi eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua kutxabankek euskal ekonomia erreala eta bertako ehun industriala bultzatzeko duen lehentasun nagusia ziurtatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda isasi jauna zurea da hitza

legebiltzarreko presidentea lehendakari jauna legebiltzarkideok egun on

daukadala hasiko naiz

gaur nik uste askeago garela igeldo udalerria

urtean finantza krisia abiatu zen diotenez finantza erakundeek arautu gabeko jardueran eraginez sortu zen krisi hura

krisi latza erregulatu gabeko finantza jarduerak ez du onik ekarri

oraindik orain finantza erakundeak beharrezkoak dira industriak eta oro har ekonomiak aurrera egingo badu

enpleguaren aldeko ekimenak sustatzeko ekonomia erreala eta ekoizpen industria sarea zabaltzeko eta ikerkuntza garapen eta berrikuntzaren aldeko jarduerak sustatzeko gure ekonomia egon da

eta eurek ukatzen dituzte maileguak horrek ez du zentzurik

egon beharko lirateke ekonomia garapenaren mendean administrazio publikoa ordaintzen ari da finantza erakundeek sortutako

milaka milioi ordaintzen ari gara banketxeen zorra zor pribatua zor publiko bihurrarazi da eta orain ordaintzen ari da herritarren bizkar finantza erakundeak beharrezkoak omen dira

ez gara ezbai horretan korapilatuko ondo dago hala ere orain arte kutxabank lagundu beharrean

hori guztia ohiko banku komertziala bihurtzeko egia da azken egunetan arabako bizkaiko eta gipuzkoako enpresarien elkargoekin

euroko hitzarmenak sinatu dituztela enpresei maileguen bitartez laguntzeko ezinezkoa zela esaten zigutena egin dute

ba zen hala ere ez da nahikoa ez da nahikoa aurrenik eta behin maileguak eskuratu ahal izateko baldintzak aldatu ez dituztelako hau da orain lehen bezala enpresa askok maileguak ezin eskura ditzake ezartzen zaizkien baldintzak estuegiak direlako

pribatizazio prozesuak beste ondorio kaltegarri batzuk dauzka

ahalmena galtzen du erabakiak hartzerakoan erakunde publikoek gero eta eragin txikiago daukate kutxen sortzaileek aldundiek udalek eta aurreztaile txikiek gero eta botere txikiago baitaukate kutxabanken areago kutxabank

bilakatu da horrek esan nahi du jaurlaritzak eskumenak galtzen dituela horrela finantza erakundeen gaineko eskuduntzak espainiako gobernuari dagozkio

burujabetasuna lortu baino daukagun apurra galtzen ari gara estatuaren erasoa gero eta zabalagoa eta gero eta sakonagoa da hezkuntzan oinarrizko eskubideetan baita ekonomia eremuan ere

gure industria ehunaren eraispena eteteko ez du balio

eta ez du enplegu berririk ekarriko finantza erakunde guztiak ez dira berdinak bistakoa da badira handiak

eta badira eta nazioarte mailakoak direnak guretzat ez da gauza bera kutxabank edo bbva ez dira berdinak laboral kutxa

ulertzen dugu ikuspegi liberaletik edo neoliberaletik nahi baduzue finantza erakunde guztien xedea ahalik eta etekinik handienak eta arinenak lortzea dela hori ulertzen dugu ez da gure ikuspegia ordea

etekinak lortzea finantza erakundeak haien izaera edozein dela herritarren ongizaterako araubide minimo

ez baita zilegi etekinak lortzea pobrezia eta enplegua suntsitzearen truke

lehentasunezko inbertsioak sustatzea kapitala biltzeko aurreztaile txikien bizi osoko aurrekinak lapurtuta ez baita zilegi hipoteka

eta bizi aldirako zorra uztea herrialde demokratikoetan administrazio publikoa herriari dagokio

jaurlaritzaren betebeharrak finantza erakundearekiko baino ekonomiaren garapenarekikoak dira finantza erakundeen

omen ziren krisiaren sorburua hori ez dugu guk esaten baina bat gatoz

ez dela banku publikoa badakigu hori badakigu baten batzuk ohiko banku komertzial hutsa izatea nahi dutela guk ez era berean dakigu kutxabank

aurrezki kutxen bategite prozesutik sortu zela dakigu kutxabank dela herrialde horien aurreztaile askoren diru gordailua dakigu kutxabanken mendean geratu direla lehengo aurrezki kutxetako gizarte ekintza

dakigu garai bateko aurrezki kutxen balio sozial aurrerakoien oinordekoa dela kutxabank

herritarren zerbitzuko finantza erakundea eskatzen ari gara areago administrazio publikoaren finantza jarduerako tresna lagungarria izatea eskatzen ari gara jaurlaritza indartsuagoa nahi dugu aurrezki kutxen bankarizazioaren eta pribatizazioaren prozesuak

bankuekiko eskuduntzak estatuari dagozkiolako besteak beste esan dugu kutxabanken beharko lukeela

izaeren oinordea ez gatoz bat horretan

gizarte ekintza politika publikoak egikaritzeko tresna izan beharko litzateke finantza sistema propio behar dugulako euskal herrian

interpelazioaren ondoriozko mozio hau pentsatzen dugulako gure finantza erakundearen kontrol publikoa ahal den neurrian zaindu

eta ahal dela areagotu egin behar dela administrazio publikoaren hobe beharrez aurrenik eta behin eta herritar guztien ongizatea lortu ahal izateko

eskerrik asko isasi jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria maneiro jauna zurea da hitza

guztioi zer egin behar du jaurlaritzak kutxabank egiten dituen finantza operazioak herri ikuspegia esan dezaten hori zen isasi jauna zuk interpelazioan egiten zenuen

kutxabank egiten ari dena kontuan izanda

eta bide horretatik euskadiko ehun produktiboaren mesedetan lanean ekin dezan animatu egin behar dena jaurlaritzak bere finantza politika propioa dauka mugatua interpelazioan esan zenez bere finantza politiko

erakundeekin partekatuta egiten du finantza politika gauzatzeko bide bakarra eta eraginkorrena erakunde ezberdinen arteko elkarlana da dituen baliabide mugatuekin elkarlanean ekiten dute finantza erakundeekin batera besteak beste

sailburuak gogoratu zituen isasi jaunak zuk egindako interpelazioari erantzunez elkarlanean burutzen ari diren hainbat proiektu esate baterako ekarpen baltzuan luzaron

gasteizko garraio zentroan etxebizitza arloan euskadiko etxebizitza eta lurren sozietate publikoak

edo gipuzkoako parke teknologikoan jaurlaritzaren finantza politika partekatu horren beste adibide batzuk ere enpresa txiki ertain profesional zein autonomoei emandako

epe motzeko maileguak berritzeko edota epe motzeko maileguak epe ertainera eta epe luzera moldatzeko ditugu adibide finantza proiektu ezberdinak jaurlaritzak bi erakunde motekin burutzen ditu banketxeekin kutxabank barru

erakunde finantziero batzuekin esaterako berma baltzuekin kutxabanki eskatzen zaion inplikazioa beste bankuei ere eskatu behar zaie eta beste batzuetan hemen legebiltzarrean eztabaidatu izan dugunean hori

baina jaurlaritzak beti dihardu bere eskumenen esparruan botere publikoek ezin dute jardun euren eskumenen esparrutik gora indarrean dagoen araubide errespetatu behar dute honetan ere

araubidea errespetatuz jardutea azken hiru urteetan guztiz aldatu da finantza erakundeak kudeatzeko gobernantza araudia eta

ez dauka eskumenik kutxabank banku moduan gainbegiratzeko kontrolatzeko edo ikuskatzeko kutxabank ez da jaurlaritzaren bankua jaurlaritzak ez dauka kutxabanken jabegoa ez dauka

kutxabank hiru kutxetatik adostasun handi batekin sortutako banku bat da

ekintza da bere funtzioa zuk esan duzu ez dugu nahi banku komertziala bakarrik izatea baina

lotuta guk nahi duguna da etekinak izan ditzala

etekinak ahalik eta handienak izan daitezen eta modu horretan kutxen gizarte ekintza bermatuta

euskal finantza erakundea da esan dugun moduan baina ez euskal finantza erakunde publikoa eta uste dut honetan

genuen eztabaidan kutxabank euskal herriko finantza erakunde publikoa zela esaten zenuen hori bai eskatzen zenuen eta gaur ez dela publikoa onartzen duzu eta

egiten duguna azterketa zuzena izan dadin

berriro argi utzi du bere konpromisoa euskadiko ehun produktiboarekiko aurreko eztabaidan martxoan egin genuenekoan hainbat adibide ipini genituen kutxabank

kutxabankek oraindik ez ditu bi urte bete bere bizia oraindik

de urkullu oraintxu azaroan

berrian agertutako artikulu bat daukat kalteak txikitzeko prezioak kutxabankek

egia da baina esaten izan duzu isasi jauna egia da baina

zein den errealitatea urteetan kutxek egindako lanagatik eta kutxabankek bere bizi laburrean egindako lanagatik kutxabankek gure herriarekiko agertutako atxikimenduari esker

herritarren konfiantza dauka herritarrena bai baina bildurena ez bilduk baina beti dago baina bat zuentzat kutxabankekiko bildurentzat inoiz ez da nahikoa kutxabankek egiten dituen herriaren mesederako lanak ez duzue ezer onik ikusten kutxabanken partetik badator

bilduk berak dituela interpelazioan aipatzen dituen interes partidistak kutxabankekiko

aurten hiru aldiz izan dugu eztabaidagai zuzenean kutxabank legebiltzar honetan eta zeharka beste hamaika bider

euskal finantzen institutuaren funtzioak azaltzeko izandako

hizpide zergatik ez dago argi zein den bidea martxoan egindako eztabaidan zuk isasi jauna

laguntza eta babesa ematea dela maileguak irekitzea eta mailegu politika iraunkorra aldarrikatzea ochocientos cincuenta millónes

ez al da hau eskatzen duzuena zergatik dago baina bat beti kutxabanketik datorrenean por qué bildu

euskal finantza sistemari egin ahal zaion kalterik handiena herritarren herenak bere diruak zaintzan dituen banketxea desprestigiatzea galdetzen zenuen zer egin behar duen jaurlaritzak

egiten ari dena kontuan izanda txalotu konfiantza izan eta bide horretatik euskadiko ehun produktiboaren mesedetan

eskerrik asko gorospe anderea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko prieto jauna erantzunen txandara sartuz isasi jauna zurea da hitza

mahaiburua prieto jauna sevillan bageunde beste

egin duzuenarekin bertan defendatuko bazenu europan gaur egun eztabaidatzen ari da finantza zerbitzuetarako irizgarritasuna hau da herritarrentzat finantza

beraz andaluzian hango legebiltzarrean onartutako proposamena aurrezki kutxei dagokionez

hobeto kudeatuko genuke guk espainiatik etortzen zaiguna eta hemen gure edo haien

apolitizazioa nahi zuena eta antza denez maneiro jaunak ondo ikasi zion diskurtsoa

problema denik aurrezki kutxen politizazioa aurrezki kutxa eta finantza erakundeak finantza erakundeak batez ere

kontrolatu behar dutela finantza erakunde horiek lapurretak egin eta

sortu zena egia da guk behin baino gehiagotan ekarri dugula gai hori eta

eginkizuna kontrola izaten da eta eztabaidak eta ekarriko dugu behar beste egia da kutxabanaken auzietan gu bulegoen barrenean egon beharrean kalean gaude

santanderrekin batera desjabetze prozesuetan gehien desjabetze gehien egiten duen erakunde horietako bat da eta gu ez gatoz bat eta uste dugu de masa

altxatu behar dela ahotsa eta hemen planteatu egin behar dela egia da kutxabank herritarrengandik gertuen

guk ez dugu bilatzen kutxabanken desprestigioa eta ez dugu bilatzen

erakutsi behar du herri honen konfidantza duela eta aurreztaile horien

erakutsi behar du eta botere publikoek egin behar dute ahaleginak kontrolatzeko de masa horiek kontrolpean izateko eta ez uzteko

eta egia da hemen desberdin kudeatu izan direla aurrezki kutxak eta baina espainiako politikarekiko konparazioa guretzat oso mingarria da hemen zorionez ez da

baita caja suren inguruan elizaren eskutik gertatu izan direnak hemen

fagor fagor brandt finantza erakundeek dirua jarri egin dute hemen hitz

gutxi kutxabank ez du jarri

behar zuen dirua eta frantziako finantza erakundeen aldetik

antzeko gertatzea zer nahi dugu damborenea jauna

diru pixka bat izatea hemen pobrezi gutxiago izateko

maileguetara iritsi ahal izateko errazago nahiko genuke banketxe handiei

eman zaion diru horren zati txiki bat izatea hemen

erreskatea nahiko genuke pobreziatik enplegu ezatik gure beharrizan horiek betetze aldera noski guk nahi dugula burujabetzaren ikuspegitik baina burujabetzaren ikuspegitik planteatu egiten dugu eztabaida hau gertuko gobernatza bat defendatzen dugulako independentziaren eztabaida luzea dela badakit jakin

gaizki esak esaten duzuenean azkenean debate horretan demokraziari buruz hitz egitea baten batzuei kostatzen zaiela oraindik

interes partikularrak amorrua desprestigio estigmatizazioak guk halakorik ez dugu egiten guk defendatu egiten dugu bertako erakundeak eta besteak beste debate honetan

bertako administrazioa eskumen gehiago izatea defendatu ahal izateko herritarren interesa hori da gure planteamendua

interbentzio gehiago nahiko genuke eta etetea behingoagatik finantza erakunde eta kasu honetan kutxabank baina finantza erakunde guztietatik

herritarren artean eta horrexegatik guk kontra bozkatuko dugu adostutako erdibideko

segituko dugu defendatzen ez amorrazioz bokazio bat da partidista euskal herria bildu ez herria guk herria daukagu ipar

finantza erakundea herritarren zerbitzuan eta segituko dugu defendatzen aurrera begira finantza

ahal izatea ahalik eta modurik zuzenean eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

damborenea jauna mistoa upydk ez du hitzik hartu behar

gorospe andrea zurea da hitza zure baimenarekin eserlekutik bertatik sinesgarritasuna

isasi jauna horregatik zuen ahalegina sinesgarritasuna

egiten duen dena zalantzan jartzen egiten duen denaren atzean

sinesgarritasuna irabazteko bide horretan harriak ipintzen bide erdian hori da bilduren jarrera kutxabankekiko

eta bilduk mesfidantza hori da beste adibide bat agerian uzten duena herria eta bilduren artean etekinak

eta solbentzia hori da kutxabankek behar duena enpresei

eman ahal izateko etekinak irabaz edukitzeko modu horretan kutxak gizarte ekintza

ahalik eta handiena eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea amaitzeko euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

eskerri asko prieto jaunak eztabaida amaituta

isasi balanzategi jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hogeita bat ez berrogeita hamairu ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal talde popularrak mistoa upyd eta eusko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hamairu ez hogeita bat ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena espainiako gobernuak espainiako abiadura handiko sarea osatzeko falta diren tarteak egikaritzeko

behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde sozialistaren ordezkariaren

eskerrik asko zaballos jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeetara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den iturmendi andreak dauka hitza

euzko abertzaileak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jaunak dauka hitza

egun on egia aitortuko dizuet ekimen hau nire mahaira iritsi zenean irakurtzen hasi nuenean ezin nuen sinetsi

irakurtzen hasi nintzena egia zela ikusteko hasierako ustekabea alde batera utzita esan behar dut ekimen hau beste baten ispilu hutsa dela

eh bildu taldearen ordezkaria den matute jaunak dauka hitza

euroko kostea pertsonentzat eta oraindik proiektuaren ehuneko hirurogei baino gehiago eraikitzea falta da guztira gutxienez

compromiso con las personas dio gobernuaren marketing kanpainak gain kostuak urtero hazten doaz hasierako

baina beldurgarriak dira ezagutzen diren datuak gainera ibilbidearen ehuneko hirurogeita hamar

eskerrik asko matute jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde sozialisten

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jaunak dauka hitza

eskerrik asko aldaiturriga jauna mistoa upyd taldearen

son básicamente ustedes eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria matute jauna zurea da hitza

bozkatzea eskatu du zaballos jauna arazorik puntuka bozkatzeko

bototara jarriko dugu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren lehenengo eta bigarren puntua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hiru ez hogeita hamaika ondorioz onartuta geratu dira lehenengo eta bigarren puntuak jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita lau ez

gai zerrendako bosgarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena arabako unibertsitate ospitalearen plan funtzional berria

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

egun on legebiltzarkideok hemen zaudeten sailburuak alderdi popularrak legez besteko proposamen zehatz bat aurkeztu du arabako unibertsitate ospitalearen plan funtzional berria ematen du

egin duela eta eskatzen dugu proposamen zehatz honetan legebiltzarrera bidaltzea aurreko maiatzaren hogeita bian gobernu honek plan funtzional berri bat aurkeztu zuen esaten dut berri bat

alderdi sozialistaren gobernu batekin eta

akordioaren ondorioz egin zen plan funtzional zehatz bat proiektu estrategiko honi buruz gobernu berri bat ailegatu zenean hain zuzen ere euskal alderdi jeltzalearen gobernuak erabaki zuen plan funtzional hori

eta bere plan funtzional berria egitea

legebiltzar honetan aurkeztu egin zen osasun batzordean maiatzaren hogeita bian hain zuzen ere esaten dut plan hau berria dela aurreko legealdian egindako plan

gracias eskerrik asko maneiro jauna